bai mila esker berriro mahaiburu andrea es

eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea

de preocupación nada más muchas gracias eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria roncal andrea zurea da hitza

roncal andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea ikusten dugu ere bai denok gatoz bat horrekin ez dagoela arazorik osasun sailburua edo zuzendaria legebiltzarrera etortzeko

argi daukagu neurriak hartu direla txostenak egindako gomendioak betetzeko

legediak edo araudiak eskatzen dituen betekizunak betetzen joan direla eta ez norberak asmatzen dituen betekizunak

bilduren blanco andreari normala iruditzen zaigu kezka eta gure partetik lasaitasuna

eta seguru gaude epe motzera hori errealitate bat izango delako

errespetatzen dugu beste taldeon lana errespetatu dugu aurretik eraikinaren kontuarekin apokalipsia eta ikerkuntza arloko apokalipsia aurreikusi zenutenean orduan nahiz eta gu horrekin bat ez etorri

aurreikuspen horiek ez direlako bete eta badakigulako jaurlaritzak jarraitzen duela lanean

jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

mistoa upyd euskal talde popularrak eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hogeita zazpi ez berrogeita sei ondorioz ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz osoko zuzenketa ez da onartu eta azkenik euzko abertzaleak taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu osoko zuzenketa hau gai zerrendako laugarren puntua mozioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua kale borrokako azken erasoei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda llanos anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko llanos andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

a favor de esta transaccional gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea oso labur orain arte azkeneko hilabetetan

beraz horretarako ez dugu minutu larregi erabili behar bakea eta bizikidetza

behin eta berriro esan dugu zaindu jagon begirunea eman eta eztabaida zaratatsua baino gure apustua elkarrizketa

elkarlana da hori pentsatzen genuen

hori pentsatu izan dugu aurreko legealdietan ere biktimaren ponentziak bultzatu zirenean uste dugulako

ondo merezi duela guztion lana eta elkarlana horrela izan da orain arte eta horrela izaten jarraituko du hori beti etaren kontra edozein

gure jarrera argia eta tinkoa mantenduz

batzuk kontrakoa esan edo antzeztu egoera zeharo aldatu dela euskadin

egoera zeharo aldatu da eta beraz guk denbora berri honi erantzun nahi diogu

eso eskerrik asko

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandan euskal talde sozialistaren ordezkaria den unzalu jauna zurea da hitza

sailburu anderea legebiltzarkideok egun on guztioi

eskerrik asko unzalu jauna eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jauna zurea da hitza

diversión modelo festivo nocturno eta empleará la kale borroka guzti hau entzun ahal izan dugu

goitizen asko adjektibo kalifikatzaile asko konplexua den fenomeno

erreferentzia egiteko zabala da kale borrokaren terminoa baina saihesten da fenomeno hori sakontasunean aztertzea bere formetan bere muinean bere oinarrian bere alor sinbolikoan izan ere bilatzen den gauza bakarra

balizko gertakari batzuen ardura uztea ke gortina bat altxatzea beste arazo larriagoak ezkutatzeko fenomenoak ez du horrenbeste inporta baizik eta aitatasun edo autoretza

uzten den baizik baina berriro diot zertaz ari gara

berriro diot zertaz ari gara ematen du arazoa ez dela hemengoa edo hemengoa bada ez dela oraingoa are gutxiago nik ordezkatzen dudan talde honen

edo akaso gamonalen alcorconen katalunian lavapiesen gertatzen diren gertakari hauek gure ardura dira

edonola ere eh bilduren taldearekin inolako zerikusirik ez dauzkaten

guzti hau esanda aipatu nahi dut gaurko gai honen beste

kale borrokari estatuak eman dion erantzun bortitza neurrigabea

kartzelan proportziorik gabeko zigorrak betetzen ari direnak

garrantzi gutxi duten erasoengatik salbuespeneko

torturapean hartutako deklarazioekin zigortu ditu gazte multzo

begirale inpartzial bat lotsatuko litzateke konparatzean hemen aplikatzen diren zigorrak nazioarteko beste testuinguruetan

ematen zaien tratamenduarekin begirale inpartzial horrek ezingo luke ulertu nola tratatu diren

beste urratzaile batzuekin konparatuta batez ere urratzaile horiek

estatuaren estrategiarekin bat zetozenean kale borrokaren delitu hauek

ikusten da estandar bikoitz hori

legea zabala niretzat estua zuretzat hoy quiero personificar

señorías del pp eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko txandan

ordezkaria den llanos andrea zurea da hitza

llanos anderea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

iturrate jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko unzalu jauna eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehenik eta behin esatea bozka emango diogula eajk aurkeztutako zuzenketari izan ere gaur aipatzea

esan nahi berezi bat dauka guretzat arkaitz bellónen bortizkeria kontutan hartuta eta egokia iruditzen zaigu ponentziara eramatea

ponentzia sine die geldirik edukitzea gure pazientziak ere

beste biktima bat dute zuek bultzatzen eta babesten duzuen sakabanaketa politikak beste biktima du

agertu dena desasistentziak edo utzikeriak jota ez bada beste

autopsia praktikatzen ari zaiola eta familiaren medikua ezin duela parte hartu autopsia horretan

zigor desproportzionatu bat eduki zuen bai desproportzionatu bat

hamairu urtetako zigorra beteta askatasuna lortzeko hiru hilabete baino ez zirela falta hilik suertatu dena eta zeuena da ardura

arzuaga jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu mistoa upyd eta euskal talde popularrak sinatu duten erdibideko

euzko abertzaleak taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai berrogeita sei ez hogeita zazpi

gai zerrendako bosgarren puntua mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

ebazpena proposamena aurkeztu duen taldearen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

hasiko zara zure gaiarekin ez baduzu hasi behar zure lekura claro que voy a defender

esaten dizut isilduko zara bigarren aldia deitzen dizudala

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jaunak

oyarzabal jauna eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza

momentua izan beharko litzatekeela momentu honetan guztion artean neurri

liskarren gatibu bilakatzen gaituen eztabaida hauetan

sufrimenduaren zerrenda areagotzen ari dela

baina tira eztabaidatu beharko dugu gaurkoan ere eta gaurkoan hizpide dugun mozioak bi alor jartzen dizkigu edo bi alor

biktimak eta norbaitek esango dit aipatutako kontzeptuak kontzeptu biak elkarrekin eta bere baitan txertatzen direla eta banaezin kontzeptuak direla eta gure ustez euskal herria bilduren ustez ere hala da hala da bai hezkuntza

eta ardatz funtsezkoa da bizitzako esparru guztietan esparru guztietan baloreetan oinarritutako hezkuntza errespetua

enpatia gatazkak konpontzeko gaitasunak eskuratzea pertsona guztiok elkarri aitortuz eta ondorioz aniztasuna onartuz desberdinen arteko elkarbizitza ahalbidetuz eta barkatuko didazue baina hori ez da soilik

kontu bat ez da ikastetxeen bete beharra ikastetxeetan burutu beharreko funtzioa eta soilik ikasle

dagokiona ez dakit nolako programa baten bidez joan ikastetxera

ez ez egunerokoa esparru

guztiok egin beharreko ariketa bat izan beharko litzateke baita legebiltzar honetan ere legebiltzar honetan ere eta ahaztu egiten zaigu ahaztu egiten zaigu ariketa hori egitea

badakigu gizatiar guztiontzat oso zaila den ariketa bat dela

gaurkoa elkarren iritziak entzun enpatiaz jaso nahiz eta ez konpartitu errespetatu baina aurrera egiteko begira

liskar antzuetan inora eramaten ez gaituzten liskarretan preso bilakatzeko eta azken finean inolako soluzioak

ez izateko gaurkoan hementxe eztabaida honetan gero kafe bat hartzen

bizitzan aprobetxatu ditzakegunak baina ez gaur

norantzan doa pertsonen sufrimenduan oinarritutako instrumentalizazioa izenburua duen antzezlana eszenifikatzea hau da

gorrotoa eta mendekua diren gorrotoa eta mendekua eta helburu nagusia ikusleei garaile eta garaituen

eta guztiok inora lehen esan dudan bezala guztiok inora

gurpil soro horretan preso bilakatzeko

guk ez dugu antzezlan horretan parte hartuko ez gaude prest antzezlan honetan parte hartzeko nahiago dugu nahiz eta bide neketsuagoa

luzemetrai batetan parte hartzea gure gabezia gure akats eta gaitasun guztiekin luzemetrai bat

eta galtzailerik ez den egongo non iritziak iritzi guztiek bere tokia izango dute bai maneiro jaunarenak bai oyarzabal jaunarenak bai isasi jaunarenak nahiz eta ez konpartitu baina errespetatuz gaur egun oraindik ez garena gai egiteko hemen gauden guztiok non

bestearen egia ezagutzeko baliabidea jarriko dituguna eta bideratuko dituguna berdintasunean pertsona guztiak berdintasunean jarri

izan eta bidean sufrimendu asko eta asko sortzen ari garelako eta sortuko dugulako egiten dugunagatik eta ez dugunagatik egiten eta atzo bertan ere beste heriotza bat horren lekuko sufrimendu noiz arte noiz arte jaun andreok zerbait egin beharko dugu ez edo dena etaren eta gobernuaren hori da guk ere hemen zerbait aportatu genezake edo ez hitzez esaten dugun bezala gehienon helburua giza eskubideak bakea konponbidea

parte hartu beharko genuke salbuespenik gabe betorik gabe baldintzarik eta bide horretan ere biktima guztiei kolore guztietakoei tokia eginez guztion artean gure gizartearen memoria eraikitzeko seguru ez duguna konpartituko baina ikasi beharko duguna elkarren ondoan errespetatzen eztabaidak eztabaida autokritika kritika termino denetarik egin beharko ditugu noski baietz eta egunero egiten ditugu baina

ikastetxeetara zama bideratzeaz gain zerbait egin beharko genuke zeren badirudi

ikastetxeetarako programa bat asmatu eta pilota betiko bezala hezkuntza komunitatearen gain jarri gaurkoan

badirudi guk ez dugula inolako erantzukizunik

nolatan egin dezakegun hori oraindik ere eztabaidagai daukagun gai baten inguruan hau da hemen maila politikoan

bideratzeko ez dugu eman benetako hausnarketa bat biktimen aitortzaren inguruan erreparazioaren inguruan zer nolako memoria eraiki nahi dugun nola eraiki nahi dugun partehartzearekin aniztasuna ez dugu hausnartu hau eta jadaa eztabaida

eta ez ez utz diezaiogun hezkuntza komunitateari bere lana egiten orain arte egin duen bezala oso ondo egiten ari dena eta askotan

eta noski bideratu beharko dela ere eta landu beharko direla gai horiek hezkuntza komunitatean eta eskolan

hemen eztabaidak bideratu beharko ditugu adostasun minimo minimoak lortu beharko ditugu ez baina beno

ponentziara erdibideko bat lortu dugu eta hor ikusten da euskal herria bilduren borondatea zein den aurrera egiteko urratsak emateko eta ponentziara bideratuko dugu zeren gure ustez foro guztiak dira beharrezkoak

beste foro batzuk ere kalean erakundeetan barruan eta baita bake ponentzian ere eta hor ere hitz egin beharko dugu ez duena balio da

eta hor geratu herritarrek argia behar dute tunelaren bukaeran argia ikusi behar dute eta ez da

alderdion beharrei erantzuteko baizik eta herritarrei erantzuteko eta iruditzen zaigu ditugun tresnak legebiltzar honetan ere beraietaz baliatu behar garela eztabaida hauei bide emateko hausnartzeko baina lehen esan dudan bezala askotan badirudi ikastetxeetan dagoela soluzio guztia

ez dakit zenbat urte gure aurretik ditugunean urteak

egunerokoan baloreak lantzen aniztasunaren onarpenean gatazkak bide baketsuetatik estrategiak lantzen enpatia abar eta abar

proiektuen bidez batzuk hobetoxeago eta beste batzuk

eta bere momentuan ere hezkuntza sailetik egon ziren programak bideratuta hau lantzeko eta hezkuntza komunitateari bere babesa

kendu zitzaien bitartekoak nahiz eta ikastetxeek

handiarekin aurrera jarraitzen duten sarri esan dudan bezala inolako aitortza eta babes gabe horregatik gaurkoan bai aprobetxatu nahiko nuke

urteetan egindako lanarengatik

eta bide batez eta bukatzeko agian ez litzateke gaizki egongo gure ikastetxeetako irakasle eta ikasleak

ea zerbait ikastea lortzen dugun hemen gaudenok eta bide batez legebiltzar honetan eta hemendik kanpo ditugun tresnak erabiliko bagenitu etorkizunera begira

benetan hainbatetan aldarrikatzen dugun askatasuna bizikidetza desberdinen arteko elkarbizitza hori
aurrera eramateko eta baita ere nola ez ubera andrea bake ponentzia aktibatuz eskerrik asko

eskerrik asko unzalu jauna eusko abertzalea taldearen ordezkaria den vaquero anderea zurea da hitza

ni labur labur arituko naiz gai honen inguruan zeren eta gure intentzioa ez da polemiketan sartzea

eta alderdi sozialistako ordezkariari egin nahiko nioke puntualizazio hori

ni harira legebiltzar honek

esaten du baduela instrumentu bat bakea eta bizikidetza ponentzia eztabaida guzti hauek bertan tratatzeko zergatik bakea eta bizikidetzaren inguruan liskarra ekiditeko adostasunak lantzeko bilatzeko eta proposamenak egiteko

gure proposamenean instrumentu honen baliotasuna errebindikatzen dugu eraginkortasun politikotik errespetutik liskar politikoa alde batera

alderdi politiko guztioi eskatzen diet taldeen nahia proposatzea baldin bada adostasuna ez baldin badago gobernuak egiten duen gauza batekin goazen

lanerako dugun instrumentu batean hau da bake ponentzia eta zertarako erabilpen politikorik ez egiteko

eta are gutxiago gure aurren hizkuntza liskar politiko honetan ez mediatizatzeko gaurko debate honen helburua berriz liskarra sortzea baldin bada

sartuko ez dugu gizartean ezta ere hezkuntza komunitatean dagoen

errespetua eskatzen dugu beraz bai gobernuari bai hezkuntza komunitateari proiektu pedagogikoan parte hartzen duten biktimei biktima

lanean hezkuntza komunitateari eta gobernuari adostasunak landu dira aurreko gobernuetan ere eta lortu dira

egiten ez dezagun legebiltzar honetatik hezkuntza komunitateak duen akordioa apurtu

las víctimas eskerrik asko vaquero andrea erantzunen txandara pasatuz mixtoa

maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jaunak dauka hitza

oyarzabal jauna eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

lanean urteetan egiten ari den lana egiten jarrai dezan eta horretarako bitartekoak eta babesa eskaini puntu gehiago ez

guztiok hemen zintzilik ditugun etxeko lanak egiteari hasi

baina gaur garbi ikusi da ez garela gai

lehen aipatu dugu enpatiaren elkarri entzutearen errespetuaren

ariketa egiteko eta egiten dakigun gauza bakarra da lekzioak eman eta pilota

soluzionatzeko gai ez garen gaiak soluzionatu ditzaken eta hemen hainbat taldeek fanatismoaz dogmatismoaz sektarizmoaz manikerismoaz

hitz egiten digute askatasunaren izenean demokraziaren izenean gorrotoa eta mendekua besterik ezartzea erakusten

ezartzea dela lehenengo eta bigarren mailako pertsonen kategorizazioa ezarriz garaile eta garaituena nora goaz horrela hori da desberdinen arteko elkarbizitza hori da askatasuna hori da demokrazia

iruditzen zait lehenik eta behin ikasi beharko dugula pertsona guztiak errespetatzen eta sufrimenduarekin ez jokatzen justu horretaz hitz egiten ari diren alderdiak azken hilabeteetan urteetan biktimekin sufrimenduekin

erabileraren instrumentalizazioaren ondorioak jasaten ari direla eta horrek ez dio laguntzen bakeari giza eskubideei

guztion giza eskubideak errespetatzen ez ditugun bitartean eta defendatzeko gai ez garen bitartean gauza gutxi dugula egiteko

gauza da ikastetxeetara bideratzea zer bideratuko dugu guk ikastetxeetara

lehen esan dudan bezala iruditzen zaigu arduraz jokatzeko garaia dela hemen guztiok ditugu gure motxilak guztiok ditugu gure iraganak bota dezala

dagoenak lehenengo harria baina garbi dago

bitarteko guztiak baliatu beharko genituzkeela

elkarrizketari bide emateko hainbestetan aipatzen den kritikak autokritikak hausnarketak egiteko

guztiok hor lehen esan dudan bezala zailtasunak ditugunak gizakioi asko zailtzen zaigun

aukera bat daukagu legebiltzarrean bitarteko asko ditugu eta baita legebiltzarretik kanpo ere horietako bat

ponentzia da eta ez luke izan behar hemen aipatzen den gela ilun hori edo bukaerarik ez duen

beharko litzateke hitz egin behar den guztia hitz egiteko kritikatzeko

lortzeko bestela gaizki ibiliko ginateke

beste foro batzuk erabili beharko genituzkeela gehiago hitz egiteko eta adostasunetara gehiago iristeko

hezkuntza komunitatetik kanpo nago baina lehen sarritan irakasleek ikasleei esaten zien

hausnarketa txokora edo pentsaleku txokora

hausnarketa txokora edo pentsaleku txokora bidaliko

eskerrik asko ubera andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den mikel unzalu jauna dauka hitza

eskerrik asko vaquero andrea eztabaida amaitu denez botoetara jarriko dugu

talde popularra eta mixtoaren lehenengo eta bigarren puntuak aparte ez unzalu jauna lehenengo eta bigarren puntuak mistoa eta emendakinak ez hirugarrena aparte

puntuka bozkatzeko ezta maneiro ados

eta bigarren puntuak mistoa upyd eta euskal talde popularraren erdibideko

emandako botoak hirurogeita hamabi bai hogeita zazpi ez berrogeita bost ondorioz lehenengo eta bigarren puntuak ez dira onartu jarraian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

emandako botoak hirurogeita hamabi bai berrogeita bost ez hogeita zazpi ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da